eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arrizabalaga andreak dauka hitza

bai atez ate irabazi arte horixe izan da

urte hauetan bilduk gipuzkoan izan duen

bi mila hamaikaan oraintxe bete dira bi urte ondo irabazi ostean

gipuzkoako foru aldundia eta beste eredu bat galtzarpean hartuta borroka

errausketarik ez izan zen ezker abertzalearen leloa

beste hainbat eragileren leloa eusko alderdi jeltzalea diputazioan egon zen hainbat urtetan eusko alderdi jeltzaleak eta ez bakarrik eusko alderdi jeltzaleak gipuzkoako zaborraren arazoari aurre egiteko neurriak hartzen joan zen urte guzti haietan eta diot

eta batzuk hain gustuko

izenburu horrekin eusko alkartasuna ingurumen

arduran zegoela errausketarik ez izan da bi mila hamaikan bilduk diputaziora iritsi denean mantendu nahi izan duen leloa

horri eutsi nahian zer egin du bilduk bi urte hauetan batetik egin duena izan da

zuen guztia hankaz gora jarri zubietako lanak eten kontratuak salatu

produktu espekulatiboak eta antzekoak botaz ezker abertzaleko komunikazio eta propaganda arduradunen ustez gaur egun salmenta erraza eduki dezaketen mezuak asmatuz finantzazio

bazterrak nahastu eta zikindu bestetik oso kalitate demokratiko eskasa agerian utziz gipuzkoako batzar nagusietan onartutakoari muzin

paso arau hori eta bere edukiak berretsi dituzten hitzarmen guztiei paso

abarrei paso interesatzen ez zaionean

eta hori bere parlamentuarekin egiten badu gipuzkoan zer esanik ez hemen gauden parlamentu honek esaten duenari buruz zein izango den bere iritzia oraintxe urtebete antzeko

eta begi bistakoa denez ez du inolako eraginik izan baina en fin gainera bildu intsumiso agertu da bere betebeharreko legearen aurrean

kale egiten dio begirunez aipatzerakoan ezingo dugu ahaztu

ezagatik batzar nagusiak zentzuratu egin zuten ingurumeneko diputatua zentzuratua izan zen baina

ematen du zer gehiago egin du bilduk bi urte hauetan

txingudiko mankomunitatean gipuzkoarren ehuneko hamaika bizi da

dira haiek gipuzkoar eta baita zabor ekoizle ere

kontsortzioan sartzea merezi beharrezkoa den ezaugarriak ez baitituzte betetzen alegia zein da betetzen ez duten baldintza hori

zenbat aldiz entzun ditugu foru aldundiko ordezkariak europak ontzat ematen du gure eredua gure eredua europako eredua da

bruselatik txangoak egiten zituzten bitartean baina zein da egia egia hauxe da europa aurreratuena errauskailuekin josita dagoela zuzentarauak balorazioan defendatzen eta europak benetan europak debekatzen duena zabortegiak direla zabortegiak debekatu eta logikaz zabortegi berriak irekitzea ere debekatu zer gehiago egin du bilduk zaborra handik hona ibili itsasora eraman gero itsasokoa bukatu da eta bai nonbait funesera ehun eta berrogeita hamabi kilometro ce o bi isuriz ziordiako

zer da egin duena bazterrak aztoratu gipuzkoan zehar norbaiti okurritu zitzaion inon ez bezalako sistema bat ezarri behar zutela gipuzkoan munduan inon

eta burutazio hori inposatzen entretenitu da bildu bi urtez iragarri ziguten

ez da hori gertatu gertatu dena izan da inoiz ezagutu ez den herri mugimendua

poltsak zintzilikatzea leihoetan bilerak plataformak hirurogeita hamairu mila gipuzkoarretik gora sinatu dute

atez atekoaren kontra eta bosgarren edukiontziaren alde atez atekoaren kontra eta herri galdeketen alde eta lehen beti behin eta berriz galdeketak eta kontsultak eskatzen

zituzten beraiek zer da eta orain ukatu egin dituzte eta bilakaera bat da eta denok dauzkagu gure bilakaerak zalantzari ez baina kasu honetan onartuko didazue benetan negatiboa izan den bilakaera izan dela

bertako jendearen erdiak baino gehiago parte hartu du eta parte hartu duen jende horrek

birziklapenari eta legazpikoa ondoren badirudi bilduk nolabait norabidea aldatzen

kosta zaio konturatzea jendeak ez duela onartzen inposiziorik ez gogo onez behintzat ez isilik behintzat eta kasu honetan gipuzkoa osoa zeharkatu du biduren inposizio lainoak etaa

beraz konklusioa bi urteren konklusioa estrategiaren porrot izugarria bi urte galduta zabortegiak konposta tratatzeko azpiegitura berririk ez alternatibarik ez benetako irtenbiderik europak erabiltzen duen irtenbideari uko eta guztia hutsaren pareko eta jendearen haserrerako beraz atez ate pareta jo arte

arrizabalaga andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txanda eh bilduko ordezkaria den beitialarrangoitia andreak dauka

ez dugu zuzenketarik aurkeztu eta hori azalduz hasiko nahiz ez dagokigulako guri udalek zer egin behar duten erabakitzea

egin da udalen erabaki eskubidea zapuzteko ahalegina eta guk ez dugu horretan lagunduko eskumenak dituztenek hartu behar dituzte erabakiak hori esanda eztabaida ekarri denez

uste dugu eh bildutik badela garaia eztabaida zentratzeko hondakinen inguruko eztabaidak helburu nagusien ingurukoa behar luke

gutxitu berrerabili eta birziklatu lehen hiru urrats nagusi modura hartuta lehendabizi indarra hauek lortzen jarri hortaz pentsatu beharko genuke nola

helburua behar luke izan nola lortzen dugun birziklatze tasa altuena eta noski horretarako

eta batean zein bestean kopuruak aldatzeko ardatza hondakinak sortzen dituenaren arduran dago alegia gutako bakoitzaren etxean hasten dira arazoak baina baita

hortaz bi ezaugarri horiek dituen sistemarik eraginkorrena bilatu beharko genuke eta gaur gaurkoz atez atekoa da emaitzarik onenak ematen dituen sistema ez dela bakarra noski atez atekoa ez dela soilik zintzilikarioak eta kuboak

baina batzuk horretara mugatu nahi izan duzue eztabaida gure ustez esandakoa da eztabaida eta beraz bakoitzari dagokion mailan erabakiak hartzea dagokio helburuak ondo zehaztu helburu horiek lortzeko epeak jarri eta noski baita bitartekoak ere

zein sistemaren alde egiten duten erabakitzea orain arte egin duten moduan

udalek legitimotasun osoa dute sistema baten edo bestearen alde egiteko beti ere

instituzioetan eta gehiengoarekin izan ere udaletan eta gainerako instituzioetan egunero ehunka erabaki hartzen dira modu honetara beraz inposizioa aipatzen duzuenean denek

egungo erabakiak hartzeko sistema aldatzea ziur nago ezetz ziur nago ez dela hori proposatzen duzuena guk bai onartuko genuke horrelako proposamen bat

eta erabaki esparruetan herritarren parte hartzea nola integratu adostu dezakegu baina modu natural eta demokratikoan erabakiak horizontalagoak izan daitezen

norbera agintean dagoenean integratu herritarren parte hartzea benetan aintzat hartzen zaiela erakusteko eta ez erabili konfrontazioa bilatzeko edo aurkariaren desgasterako esandakoa

bitartean atez atekoa aukeratu duten udalen erabakia beste edozein erabaki bezain errespetagarria da udalen gehiengoz plenoz egiten delako

atez atekoa aukeratzeko eta beste batzuetan bosgarren edukiontzia ez al dira berdin errespetatu behar bi erabakiak horrekin ez dut ezkutatu nahi jendea aurkako jarrera erakutsiz mugitu denik ez dut hori nik egingo ez naiz ni

baina gauzak bere tokian onartezina da hori erabiltzea zilegi den udal erabaki baten aurka egiteko

inoiz ezer galdetu ez duzuenok beste batzuk galdetuta ere emaitza inoiz aintzat hartu ez duzuenok edo galdetzeko eskatu eta sistematikoki ezetz esaten duzuenok

alperrik pasaiako herritarrek hainbat aldiz eskatu duten birgaitzea eta kanpoko

parlamentu honek zaborretara bota zituen aztertu ere egin gabe eta noski hondakin legerik ere egin gabe noiz egin duzue zuek galdeketarik

inoiz ez hori gutxi ez eta galdetzera ausartu dena auzipetu egin duzue

hala ere herri horrek ehuneko laurogeita bostak abiadura handiko trenari ezetz esan zion

zestoan zezenen inguruan egin eta emaitza errespetatu

frackingaren inguruan egingo direnak edota goi tentsioko linea egitasmoen aurka berrehun eta hamasei udalek erakutsitako jarrera gabiria mutiloa zerain

noski jakin badakigu ez zaizuela derrepentean herritarrekiko begirunean piztu heldu nahi izan duzue nola edo hala zuen interesen defentsari biderik makurrenak erabiliz konfrontazioa bilatuz herritarrak erabiliz herritarrok ezezaguna den eta aldaketaren aurrean izan dezakegun beldurrari helduz

madrilen gobernuak eredutzat jotzen duena kataluniako kolore guztietako alderdiek babestu eta bultzatu duten atez atekoa zergatik da alderdi guztientzat

batzuk hemen zerbait esan duzue beraz agerikoa erraustegia

hori inposatu behar da baita udalak behartuta baldin bada ere nola ulertu dezakegu bestela

bi mila zazpian berak esan zuen mankomunitateek erabakitzen zutena errespetatuko zuela

errespetatu egingo zuela eurena zelako konpetentzia zer aldatu da konpetentziak beraiena izaten jarraitzen du

ordaintzeko asmorik hori da aldatu dena gehiengoa

bere aldeko zuenean oso erraza izan zuen bere aldeko gehiengo hori osatzea eta gauzak egitea eta beraz adierazpen horiek egitea ere bai baina gauzak aldatu direnean gipuzkoan ikuspegi guztiek ordezkaritza lortu dutenean ba gehiengoak aldatu egin dira

gauzak aldatu direla ikusita bi gehiengo ezberdin adostasun bila jarri ordez batzar nagusiak eta udalak lehenak bigarrenari zer egin behar dion

zuek ere probestu dezakezue gaur hemen duzuen gehiengoa nik bihar herriko plazara ez dakit dantzara atera behar duela esateko

ez zaizuelako zuri tokatzen esatea nik bihar plazan zer egingo ote dudan antzeko zerbait egiten ari zarete edo ahaleginetan behintzat gipuzkoako udalen kasuan

kontua ez delako boto gehien nork pilatzen duen baizik eta eskumena norena den

betearazi nahi duzuen zazpi barra bi mila zortzi foru araua gauza asko esaten dituen foru araua baina zuei bakarra interesatzen zaizue errauste planta

osasuna arriskuan jartzen duena eta bideragarria ez dena baina besterik ere badio adibidez

eta hori egin du eta ez besterik bilduk diputaziotik bere eskumenen baitan besteak beste

europak helburu berriak finkatu dituelako legeak aldatu direlako

eta garrantzitsua dena aurrikusten zen zabor kopuruak behera egin duelako eta hori da ikusi nahi ez duzuena errauste planta berrehun eta berrogei mila tonatarako pentsatu zenutela

jasotakoaren ehuneko laurogei birziklagarria dela eta beraz hori kontutan hartuta gehi europak esaten duena alegia bi mila hogeiko birziklagarria den ezer ezingo dela erre zertarako errauste planta

edozein erraustegi defizitarioa dela eta guk horren erdia ere ez genuke

eta nahiko zabor ez baldin badago kanpotik ekarri hori bai zentzugabea baina hori denez zuen azken helburua negozio interesak hor dituzuenez edozer egiteko prest zaudete

zikina eta guztiz politizatua gipuzkoan noski zeren bizkaian errauste planta toxikoak eta arabako zabortegian errealitateak ez dute itxuraz

eta eztabaida sesgatua gainera bilketaren ingurukoa nahiz eta jakin tratamendua ere oso eztabaidatua dela

ikusi besterik ez dago zein erantzun maila izan zuen bertan jarriko zela

edo zubietan baita alderdien aldetik ere eta bestela zaballos jauna gogoratuko da zeren berak lasarteko alkatea zela bozkatu zuen

nik eransten diot ez zubietan eta ez inon ez dela egin behar erraustegia niretzat ez dudana nahi

herritarren aldetik ez duela harrera ona izan hemen

lekuko hor ere erraustegia aipatzen zelako baina gauza jakina da zuentzat ere

ez duzuela zehazten erraustegiak sortuko lituzkeen

herritarren erantzuna eman ez dadin zeren badakizue berehala gertatuko

saldu nahi diguzue erraustegia zabortegien amaiera bezala zabortegi kutsakorrak eskatzen dituenean beraz utzi erabakiak hartu behar duenari erabakiak hartzen eta herritarrenganako begirune leziorik mesedez ez

del arco parlamentario en esta cámara muchas gracias eskerrik asko semper jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den zaballos jaunak dauka hitza

ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arrizabalaga andreak dauka

hainbeste datu erabili izan ditugu hilabeteetan beitialarrangoitia andreak hainbat

eta apuntatu ditut hala moduz bat hasi da esaten berak nahi badu plazan dantzan egingo duela

dantza eginarazteko eta horretan arrazoia ematen diot eta egia da

udal eskumeneko kontuen inguruan hitz egiteko hori horrela izanda

beste eskumeneko kontuetan hain fin fin ibiltzen

debate izan ditugu fiskalitatearen inguruan azken bolada honetan errekurrenteak eta hor ez duzue aitortzarik egiten partehartzearen inguruan

egin zenutelako akaso dakizue zer den eta ze arrisku dituen horrelako ariketa bat egiteak baina kontua da eta lehenago saiatu naiz azpimarratzen bilakaerak bilakaera bakoitzak berea izan da zuena

adierazpen askatasuna hitza herriari eta herri kontsulta aldarria eta zer da eta hainbeste jende eskatuta eta ez da konfrontaziorako asmoekin erabilitako zerbait zeren eta guk desde luego ez diogu gure buruari

dantzan jartzeko ahalmena aitortzen

hau benetan onartezina iruditzen zaigun salaketa da rekurrentea zuengan behin eta berriz erabiltzen duzuena zer esan ez dakizuenean nora jo ez dakizuenean

aurrean daukazuena lohitzea eta hori da sistematikoki egiten ari zaretena kontu honekin eta beste hainbat konturekin eta ez dizutena onartuko gaur bertan atzoko

berriz ere eta honetan ere gezurrari eragiten jarraitzen duzue

gezurra berrehun eta hogeita hiru milioi euro dira

banesto eta caixari azaldutako kredituak batuz gero berrehun eta hirurogeita hiru milioi dira eskatutako kreditua

honetan ere relato bat elikatzeko gezurrak behin eta berriz erabiltzen duzue

kantzerra berdin errausketa berdin eaj hainbat pintada ikusi ditugu ez dakit zer zeuk aipatu duzu baita

zer da eta lohi horiek nora eramaten dira porlan fabrikara erretzera

hain onartezina eta ez dakit nolakoa den hori zer da eta donostian onargarria al da niri benetan iruditzen zait hipokresiaren adierazle

beste bat atez atekoa baino hobeagorik ez omen dago eta

eta beraiek aitortu dute orain dela egun gutxi martxan jarri eta ez dakit hilabete bat edo hilabete eta erdia ez dakit zenbat denbora daramaten lehenago baino

eta hainbat eta hainbat gauza edo lazkao eredua orain eskatzen dutena zero zabor plataformek zumaian kasu

bildu atez atekoarekin enpezinatuta jarraitzen duenaren itxura proiektatzen du eta
horrela hainbeste gauza ez nukeela sekula bukatuko ez zaituztet gehiago aspertuko eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga andrea

mila esker hasteko mugimendua ibilian demostratu behar da

eta uste dut inork ez lukeela besoa altxatzeko galdeketarik egin duen galdetuko banio nik bai nik altxatuko nuke egin dudalako eta usurbilek ere egin zuen atez atekoaren inguruan

beraz herritarrak herritarrak herritarrek gauza asko esaten dituzte noski protesta egin dutela denek ez dute protesta egin eta hirurogeita hamairu mila sinadura begira nik hernanik adibidea jarriko dizuet hernanin

idazkariak ez atez atekoaren aldekoa prezisoki berrehun eta hogeita hamaika zeudela ondo hartuak nik errebisatuta bost aldiz sinatu zuenik ere aurkitu nuen eta jaioberri bat ere bai beraz

bestela esango zuten hemengoek esan behar zuten hori eta hitz egin dezakegu egia da egun askotan hemen egun askotan hitz egin dezakegu hemen hitz egin da ere

bi urtetako kontua hernanik hiru urte darama atez atekoa jarri zuenetik zabortegietara egunez egun material gutxiago bidaliz

baina bosgarren kontenedoreak ez du atez atekoari aurka egitea baina propaganda hoberik inoiz izan bosgarren kontenedorea aspaldi ahaztua zegoen inor atez atekoaren alde ez balitz izan ehuneko hirurogei birziklatzeko helburua seguruenera kajoiren batean geratua paperak denari eusten diolako

denok jarri gara ea birziklatze tasak nondik lortzen ditugun

herri ekimen legegile hori hona ekarri zen egunean bukaeran esan zena

sinadura izan hainbat arrazoi baina besteak beste buruarekin koherentea izan behar da eta bestea erraustegia ere ez zela inposaketa alegia herri ordezkaritzak

erregela eta arauen bitartez hartzen diren erabakiak direlako noski atez atekoa udaletan

badakigu momenturen batean hori ukatu ere egin zitzaigula alkate batzuei niri neroni

eta hori ere ez da joko garbia nire ustez hori esanda guk garbi daukagu gero zabor estrategiaren aldeko apustua egin dugu munduan oso zabaldua dagoen estrategia eta estrategia hori gutxitzea berrerabiltzea eta birziklatzea oinarri dituena da

finalistetan oinarririk kasu errauste planta herriz herri egiten ari da orain iniziatiba bat eta nik uste dut leloa oso aproposa dela guk zer nahi dugun alegia eman hartu nahi duzun mundua hori da guk gure ondorengoei utzi nahi dieguna eta hain justu europa hainbeste aipatu duzuenez

berriki obamak eman dio adibidez mundu mailan ingurumen saria

eta europara joan garen aldiko urratsak ematen jarraitzeko

jakitun direlako etorkizuna idazten ari garela atez atekoa berriro diot bilketa sistema bat baino ez da urrats handia ematen laguntzen duena zalantzarik gabe

ingurumen komisarioak hala zioen norabide zuzenean emandakoa eta emaitza ezin hobeak ematen dituena hori ere esan zigun hitzez hitz

baina esaten du hondakinak kudeatzeko modurik egokiena ez dela hori orain dela hilabete gutxi potocnikek esana eta zuek ere

atez atekoa ontzat ematetik konbentzimendu osoz esaten dizuet hau

zintzilikario eta kuboekin errausta plantaren defentsak itsutu zaituztelako baina aldi berean herrietan erdiesten ari diren akordioen bidez zumaia kasu atez atekoaren bizkarrezurra ari zarete ontzat ematen eta urtetan ukatu duzuena aitortzen duzue hiru kontu bat ontzat ematen duzue ehuneko hirurogeitik gora birziklatu daitekeela

sortzaile denok garen neurrian soluzioaren parte denok garela eta beraz borondatezkoa baino

eta hirugarrenik sistemak emaitzak emateko ardura indibidual hori gauzatzeko identifikatu edo kontrolerako nolabaiteko modua izan behar dela alegia pertsonalizatua izan behar duela bost urte eman dituzue horretan

modu legitimoan atez atekoaren alde apustua egin genuenoi bidea oztopatu nahian ridikulura iristeraino

donostiako udaletik egin zuena hernaniko udalari

baina esandakoa ari zarete urratsak egiten gehiago egingo dituzue ziur naiz gipuzkoako foru aldundiaren kanpaina batek dioen moduan birziklagarriak garelako birziklagarriak zarete

zarete eta seguru nago lortuko dugula eskerrik asko eskerrik asko

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu

bai nola nahi duzu

lehenengo bozkatuko dugu bat hiru eta lau puntuak bozkatu dezakegu

bat hiru lau puntuak onartuta geratzen dira eta jarraian erdibideko zuzenketaren bigarrena puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hogei abstentzioak bat ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratzen da amaitu aurretik deklarazio instituzional bat irakurriko dizuet

adierazpen instituzionala emakumeenganako indarkeriaren kontra amagoia elezkanoren hilketa dela eta ustez emakumeen aurkako beste indarkeri ekintza baten biktima izan baita eusko legebiltzarrak bere kondena irmoa adierazten du eta babesa helarazten die biktimaren senide eta hurbilekoei eusko legebiltzarrak hilketa ez ezik emakumeen kontrako edozein indarkeria mota eta bazterkeria adierazpen oro gaitzesten du